egun on guztioi ongi etorriak izan zaitezte eusko legebiltzarrera

aurkeztu dituzten legebiltzarkide jaun andreei deituko die agiri horiek aurkeztu dituzten hurrenkera jarraituz dei egiten

legebiltzarkideak osoko bilkurako aretoan sartu eta zein bere eserlekuan jarriko dira horrela beren eginbeharrak erregelamenduko lau puntu bost artikuluan

adieraziz idoia mendia cueva

eneko andueza lorenzo josé antonio pastor

susana corcuera leunda sonia ezquerra maría jesús

alberto alonso martín iñigo

bakartxo tejeria otermin leixuri

joseba egibar artola iñigo iturrate ibarra

bóveda maría eugenia arrizabalaga olaizola

arantxa tapia otaegi kerman orbegozo uribe

irune berasaluze lazkano jon aiartza

zabala zarate mikel arruabarrena azpitarte

iñaki aguirre arizmendi rakel molina pérez

irune zuluaga zamalloa nerea lupardo

maddalen iriarte okiñena jasone agirre garitaonandia

rodriguez torres eba blanco de angulo

iker casanova alonso eraitz

ramos rebeka ubera aranzeta

ander rodriguez lejarza itxaso etxebarria astondoa

ibai iriarte san vicente ikoitz arrese otegi

gordillo pérez laura garrido

josé manuel gil vegas muriel larrea laso

soto rodríguez isabel

iñigo martínez zatón gustavo angulo garcía amaia martínez grisaleña

irekitzat ematen dut eusko legebiltzarra eratzeko bilkura

artikuluan agintzen dena betez diputazio iraunkorreko lehen idazkariak honako testuak irakurriko ditu legebiltzarrari deialdia egiteko erabakia

eta erregelamenduan ekitaldiari buruz diren artikuluak

eta legebiltzarra osatzen duten kideen heren batek legebiltzarreko idazkaritza nagusian

duenez gero diputazio iraunkorreko lehendakaritzak honako hau xedatzen du bi mila hogeiko uztailaren hamabiko hauteskundeen ondoren legebiltzarkide hautetsi aldarrikatutako jaun andreei eusko legebiltzarra eratzeko bilkurara deitzen zaie bilkura hori

eusko legebiltzarreko bilkura aretoan eusko legebiltzarraren araudiaren laugarrena eta bostgarrena artikuluetan eta horiekin bat eginez

ezarritakoa betetzeko eusko legebiltzarra bi mila hogeiko uztailaren hogeita bederatzi legebiltzarkideen zerrenda alfabetikoa

aguirre arizmendi iñaki aiartza zallo jon alonso martín alberto álvarez martínez gorka

angulo garcía gustavo arrese otegi ikoitz arriola lópez iñaki arrizabalaga arruza leixuri arrizabalaga olaizola maría eugenia

berasaluze lazkano irune berriozabal bóveda jone

corcuera leunda susana díez antxustegi joseba egibar artola joseba erkoreka gervasio josu

etxebarria astondoa itxaso etxebarrieta legrand oihana

garcia ortega pazis garde ramirez maria

laura gil vegas josé manuel gonzález rodríguez isabel gordillo pérez luis ignacio

hernández hidalgo jon ipiñazar miranda maitane

iturgaiz angulo carlos iturrate ibarra iñigo

larrea laso muriel lupardo atutxa nerea

martínez zatón iñigo mendia cueva idoia

otero gabirondo mikel pastor garrido josé antonio

pinedo bustamante leire prieto san vicente txarli rodriguez lejarza ander rodriguez torres arkaitz

san josé lópez maría jesús sánchez martín gloria

suso pérez de arenaza josé antonio tapia otaegi arantxa

urkullu renteria iñigo urrutia oianguren aitor

eusko legebiltzarrako araudia laugarrena artikulua bat

legebiltzarkide izaera egiaztatu ondoren eratze bilkura egiteko deialdiaren erabakia emango du diputazio iraunkorreko lehendakariak legebiltzarkideen herenaren egiaztatzea burutu eta hurrengo hamabost egunen barruan egingo da eratze bilkura bi legebiltzarkideren batek kongresuko diputatu

eta euskal legebiltzarkide akta batera edukitzen baditu ezin izango du inola ere parte hartu eratze bilkuran halakorik gertatzen bada aipatu egoeran dagoen legebiltzarkideak bilkura egin aurretik egiaztatu beharko du diputatu uko egin diola hiru legebiltzarkideek bilkura egingo dute diputazio iraunkorreko lehendakaria buru dela

egunean eta orduan lau diputazio iraunkorreko idazkarietako batek

hurrenkeraren arabera dei egingo die legebiltzarkideei eta zein bere eserlekuan jarriko da ondoren lehendakariak bilkurari hasiera eman zaiola adieraziko du

esandako dei hori egiten zaienean bilkuran dauden legebiltzarkideek bertan direla adieraziko dute banan banan adierazi ere eta lehendakariaren eskariz dagokien lekuan eseriko dira araudi honetan agintzen denaren arabera eskatzen zaizkien egitekoak beteko dituztela

adierazgarri bai eta araudi honetan aitortzen zaizkien eskubideen adierazgarri ere bederatzigarrena artikuluan ezartzen dena alde batera utzi gabe

gero diputazio iraunkorreko idazkarietako batek honako hauek irakurriko ditu legebiltzarrari deialdia egiteko erabakia aretoan dauden legebiltzarkideen zerrenda egiaztatzea egindako legebiltzarkideen aurka errekurtsoa aurkeztu eta ebatzi gabe daudenak eta

ekitaldiari buruz diren artikuluak zazpi diputazio iraunkorreko lehendakariak dei egingo dio aretoan dauden legebiltzarkideetatik zaharrenari

legebiltzarkide horrek dei egingo die aretoan daudenetatik bere ondoren zaharrenak diren bi legebiltzarkideei eta bi gazteenei adineko mahaiko lehendakariordeak eta idazkariak izan daitezen adineko mahaiak behin betiko mahaia hautatu arte jardungo du legebiltzarreko mahaiari dagozkion eginkizun eta egiteko guztietan luzamendurik onartzen ez duten gaiak sortzen direnean zortzi

eten egingo du bilkura hamabost minutuz legebiltzarkideek hautagaiak aurkez ditzaten legebiltzarreko mahaia osatzen duten karguetarako bederatzi

zein legebiltzarkidek aurkeztu dituzten ere adieraziz hamar jarraian legebiltzarreko mahaia hautatuko da

bozketak eginda hautatutakoek beren tokiak hartuko dituzte legebiltzarra eratuta geratu dela aldarrikatuko du lehendakari hautetsiak

eta bilkurari amaiera emango dio bi legebiltzarraren eratzearen berri jarduneko lehendakariari emango dio legebiltzarreko lehendakariak

osoko bilkurak hautatuko ditu mahaiko kideak legebiltzarraren eratze bilkuran bi

hautatuko dira baldin eta hauteskundeekiko auzi

eta hala egitea eskatzen badu legebiltzar talde batek hiru ezin izango dira hautagai izan eusko jaurlaritzako kide diren legebiltzarkideak

bat lehendabizi lehendakaria hautatuko da proposatutako hautagaien artetik legebiltzarkide bakoitzak izen bakarra idatziko du txartelean eta legebiltzarreko kideen gehiengo osoa lortzen duena hautatuko da lehendakari bi hautagai batek ere

beste bozketa bat egingo da boto gehien lortu duten bi hautagaiekin berdinketaren ondorioz

bi boto kopuru handienak lortu dituzten hautagaiak horiek guztiak pasako dira bigarren bozketara salbu eta berariaz adierazten badute ez direla aurkeztuko boto gehien lortzen duen hautagaia aukeratuko da lehendakari bigarren bozketan hiru

berdinketa gertatzen bada hirugarren bozketa egingo da berdinduta dauden hautagaien artean eta boto gehien lortzen duena aukeratuko da lau hirugarren bozketan ere berdinketa gertatzen bada hauteskundeetan boto gehien lortu duen zerrendako hautagaiaren alde ebatziko da auzia

batera aukeratuko dira bi lehendakariordeak bi proposatutako hautagaien artetik legebiltzarkide bakoitzak izen bakarra idatziko du txartel bakoitzean

hurrenkera korrelatiboan hiru berdinketa gertatuz gero bigarren bozketa egingo da hautagai berdin duen artean

berdinketa berriro gertatuz gero hauteskundeetan boto gehien lortu duen zerrendako hautagaiaren alde ebatziko da auzia

batera aukeratuko dira bi idazkariak bi idazkariak hautatzeko aurreko artikuluan lehendakariordeak hautatzeko ezarritakoa jarraituko da

adineko mahaiko lehendakariak aldarrikatuko ditu kide guztiak eta nork bere eserlekua hartuko du

egiaztaturik adineko mahaia eratzea dagokigu josé antonio suso pérez de arenaza jaunari eskatzen diot har dezala

egun on guztioi ongi etorri legebiltzarrera llamo